diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako hogeigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera itxaso berrojalbiz zabala euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak

jarraibideei dagokienez berrojalbiz andrea zurea da hitza

jaun andreok egun on guztioi azpiazu jauna egun on gaur bilkura honetan euzko abertzale taldeak zuri zuzendutako galdera bat dakargu

ikuspegiari buruzko galdera pasa den martitzeneko gobernu kontseiluan onartu direnak ekonomia suspertzeko eta eraldatzeko asmoarekin

aurrekontu hauek pandemiaren ondoriozko krisi egoerari eta ondorio ekonomiko eta sozialei egin beharko diete aurre

aurre egin beharko jakiela zure hitzetan sailburu jauna aurrekaririk gabeko bi mila hogeita hirua izango da horretarako inbertsio publikoa maximatu

beraz esandakoarekin inbertsio plan handia diseinatu eta abiaraziko da datozen urteotarako apustu handiak sustatuko dituena

horrekin batera gure taldearentzat ere oso garrantzitsua den genero ikuspegi integrala aurrekontuetan kontuan hartu beharko dena gure ustetan genero berdintasuna lortzeko

guztia esanda sailburu jauna euzko abertzale taldeak galdetzen dizu ea zehaztuko

aurrekontu orokorretan jarraibide horretan jasotako
planteamendua eta beste barik eskerrak eman aurretiaz zure azalpenengaitik eskerrik asko berrojalbiz andrea

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok

onartuko ditugu gobernu kontseiluan bi mila hogeita biko euskadiko aurrekontuetarako aurrekontu

eta horrek aurrekontu prozesuaren hasiera dakar asteartean aurreratu nuen eta legebiltzar honetan berriro agerian utzi nahi nuke aurrekontu hauek inbertsioa eramango dute nortasun ikur gisa

egin behar dugu baita horren ondorio ekonomiko eta sozialei ere eta bestalde gobernu

gauzatu ahal izateko pandemiaren aurretik zeuden eta orain

galdera maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina egungo testuinguruan

azken gertakarien aurrean iriarte andrea zurea da hitza

mila esker lehendakari andrea urkullu jauna egun on egun on guztioi oso adi entzun ditut azpiazu jauna oraintxe bertan eman dituzun argibideak bi mila hogeita biko

atzo urkullu jauna zuri egindako interpelazioaren osteko mozioan

baina kontrara bozkatu baina sailburuak gaur errepikatu dituenei buruz esan nuen hori dela planteatzen duguna eta erronka handi horien aurrean

eta hurrengo belaunaldiengan eragina izango duten erronka horien aurrean agenda politiko berri bat behar genuela pentsatzeko eta egiteko modu berriak behar genituela herritarren inteligentzia politikoa eta herritarrak komunitate eta erabaki politikoetara ekarriz atzeraezinezko erronka da aurrean daukaguna eta

espazio publikoaren egitura politikoa eta horrek baldintzatzen duela eta baldintzatzen jarraituko duela hemen egin behar duguna eta gertaki honen aurrean

urkullu jauna begira ni prest nago beti kritikak entzuteko

entzutea onartzea eta ulertzea beharrezkoa dela baina azken asteetan gertatu zait

euskal herria bilduk bere momentuan borondate onenarekin ongi gaizki edo ertain egindako proposamenez zure iritzia eman duzula kontestuz eta denboraz kanpo sei zortzi edo hamar hilabete beranduago eta nik ez dudala izan hain zuzen ere kritika horiei entzuteko erantzuteko erantzuna eta aukera eta hori ere badela

eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

eta bozkatu egin nuen gainera ezbaian izan zen puntua beste puntu guztiak bozkatu genituen bezala eta horietariko batzuetan presente egon nintzen berton

nolanahi ere zuk duela hamabost egun ariketa kolektiboaz galdetzen zenidan eta nik erantzun egin nizun nik errespetatu egiten ditut zure irizpideak

nik emandako erantzunak edo nik egindako kritikak ere bai kritika horiek gehienetan izaten direlako zuek aldez aurretik egindako kritikei erantzunak dena den galdera da testuinguruan ematen ari diren azken gertakarien

zehatz zein den benetako galdera gizarteari bai gauza bat argi utzi nahi diot eta pandemiaren bilakaerari dagokionez egungo testuinguruan egoera honako hau dela bizi berri planaren hirugarrena aldia indarrean da ekainaren batetik neurrien dekretua indarrean da eta betetzen ari da

ospitaletan eta ziuetan geroz eta pertsona gutxiago izaten ari da hildakoen kopurua astetik astera geroz eta gutxiago izaten ari da hamalau izan dira azkeneko astean

pandemiari aurre egiteko neurrien lege proposamenak aurrera darrai bere bidea legebiltzarrean eta bestetik hezkuntzan kulturan turismoa merkataritza edo enpresa munduan jarduera garatzen eta hazten ari da eta

beraz azken gertakari positibo hauek ezagututa nire balorazioa eskatzen didazularik nire balorazioa ere positiboa da guzti hauetariko
askok gobernantza partekatuaren testuinguruan jorratzen ari garelarik eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

galdera da erronka horiei aurre nola egin herri bezala eta zuk
gobernantza partekatuaren bidez egiten ari zaretela argi dagoena etorkizunean aurre egin beharko diegun erronkei erantzuteko gero eta ahots gehiagok garbi uzten dutela gizarte ekimenaren eta herritarren eta aktore politikoen eta erakundeen arteko lankidetza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea zure parte hartzetik ateratzen dudan ondorioa da

erakundeak ordezkaritza sistema lantaldeak eta ditugun tresnak

zuentzat ezer ez da inoiz nahikoa paradisu baterako jauzi kualitatibo baten zain zaudete beti orain ariketa kolektibo batetik inteligentzia kolektibora pasatu zarete

gaurkoan erreparatu gabe baina ezin dituzue oinarrizko galderak erantzun zer nola noiz eta norekin pandemiaren konplexutasun sakona ezagutzen dugu

urratsez urrats aurrera egitea eta adostasun zabalena lortzea dela estrategia eraginkorrena bide horretan egun bada itxaropenerako arrazoirik estrategia sanitarioa bizi berri plana eta prebentziorako neurriak emaitza positiboak eskaintzen ari direlako erakunde guztiak koordinatuta ari gara lanean

gobernu erantzukizuna dugunon artean modu partekatuan lan eginez pertsona familia enpresa eta sektore ahulenei laguntzeko ditugun sareak indartu ditugu

y también de coherencia eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna jarraitu aurretik esan
hamar eta hamahiru puntuak beste baterako utzi direla gai zerrendako

ekain rico lezama euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina langabeziaren eta gizarte segurantzako afiliazioaren
azken datuei buruz rico jauna zurea da hitza gracias presidenta egun on

honetarako prestatu gara ez eta itxaropen seinale argiak daude gainera txertaketaren hedapena behar genuen

izan da eta legegintzaldi honetan lehentasun gisa jarri genuen erronka bakoitza betetzen ari gara osasuna bermatzea euskadi sozialki eta ekonomikoki berreraikitzea eta inor atzean ez uztea hirurak batera doaz eta hiruretan

eta gobernu guztientzat ezezagun den zeregin honetan hasi ginen konponbideak mahai gainean jartzen baina dena aldatu da dagoeneko ez dute balio zatitutako jokabideak ez gobernuen barruan

hartzeari eusten diogun bakoitzak gure orainari eragiten dio baina etorkizuna baldintzatzen dute hori argi izan behar dugu baita ere

gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko osasun egoerari buruz

egun on denoi cada día es más habitual ansiedad estrés depresión pánico adicción

eta ez dira gauzak komentatzen ditugunak ez dugu honi buruz hitz egiten y esto tiene un nombre que es estigma

oso kezkatuta nagoelako osasun mentalaren egoeraz eta hari mutur horretatik ez dugulako tiratzen

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

hobea da hobeagoa gaur lehen esandakoaz gain lehenengo

heriotzen datuak hamalau azken astean baxuenak dira lehen olatua amaitu zenetik ospitaleetako oheen okupazioa joan den udatik baxuena da

okupazioa atzo hirurogeita hamaikan dago erdira jaitsi da maiatzaren hasieratik

ehun eta laurogeitik jaitsi da eta beheranzko joera mantentzen du atzo ehun eta hirurogeita hamalau aurreko tasa txikienak hauek izan ziren urrian berrehun eta berrogeita lau urtarrilean berrehun eta hogeita hamalau eta martxoan ehun eta laurogeita hemeretzi eta berrogeita hamar urtetik gorako biztanleen hamarretik bederatzik txertoaren dosi bat jaso du dagoeneko ebakuntzak bestetik ere

aspalditik dagoeneko datu hauek ezagutzen dituzue egunez egun eta informazio osoa osasun sailburuaren eskutik jasotzen duzue egoeraren balorazioa beraz positiboa eta itxaropentsua da eta joera hori larrialdi egoeran jarraitzen dugularik sendotzeko momentua da indarrean diren neurriak betez transmisioa gutxitzen eta txertaketa zabaltzen jarraitu behar dugu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

nik uste dut osasun egoeraren barruan osasun mentalak oso

azpimarra egin orain ione belarra ministrak haur eta nerabeentzako

oraintxe bertan eta osasun mentalaren legea ere martxan dago kongresuan eta nik uste dut euskadin ere también

ordua dela esango nuke tabua hautsi egin behar dugula eta parlamentu honetan ekarri behar dugula eztabaida hori kalean dagoeneko badago jende asko badaude elkarte asko osasun mentalaren estigma lantzen ari direnak estigma hori alde batera uzteko lantzen ari direla alguna vez

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gorrotxategi yo

gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina sánchez jaunaren

buruz iturgaiz jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gehien baloratzen dudana da gure ibilbide orria adosteko gaitasunak eta indarrean dagoen dekretuko neurriak aplikatzen jarraitzeko erakutsi dugun ahalmena

eta izaera defendatzeko jarrera nire aldetik eta balioesten dut egunez egun birusaren transmisio komunitarioa murriztea lortzen ari garela txertaketan

jarraitzen dugu eta bi norabide positibo hauek mantentzea da lehentasuna eta gehien baloratzen dudana usted insiste en hablar del gobierno español

egoera honetan osasun publikoa lehenestea eta babestea baloratzen dut batez ere

gai izan gara emaitza onak lortzeko eta horretarako hiru arrazoi dago edo hiru arrazoi daude

eta profesionaltasuna neurri egokiak zehaztea arduradunen eskutik proposatzea eta adostea eta euskal gizartearen jarrera eredugarria hau da euskal gizarteari zor diodan leialtasuna

euskal gizarteari zor diodan leialtasuna batetik gobernu programa betetzea eta bestetik pertsona guztien osasuna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

eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina bizitzeko gutxieneko diru sarreren
eskualdatzeari buruz kortajarena andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

azken asteetan tirabirak sortu dira jaurlaritza eta espainiako gobernuaren artean bizitzeko gutxieneko errentaren transferentziaren inguruan jaurlaritzak

kudeaketa hutsa transferitzeko egindako proposamenari funtzioak

baliabideak eskualdatzen ez zituelako eta gu ados gaude posizio horrekin ez da inondik ere nahikoa kudeaketa

eta zuk zeuk orain dela aste gutxi aurkeztu zenuen aurreproiektuan eragin handia duenez

galdetu nahi dizugu bermatuko duen jaurlaritzak bizitzeko gutxieneko errentaren transferentzia hori bere osotasunean emango dela eskerrik asko

eskerrik asko pozten naiz kortajarena andrea zuk ere eta zure taldeak ados dagoela gobernu posizioarekin eusko jaurlaritzak bere gobernu

beteko duela bermatzen du programa horrek barne hartzen du bizi gutxieneko diru sarrera

eta hori badaki ministroak duela hilabete asko eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistema berri bat diseinatu dut transferentzia osoa hori berariaz jasotzen duena zuk esan duzun moduan eta nire eskenatokia eta

horrekin lan egiten dugu izan ere esan behar dut transferentzi hori ez balego ez du zentzurik haren kudeaketaz arduratzea hori baita ere argi esan behar dugu

hiritarrei eta babes sistema oso ona daukagu hemen euskadin eredu bat da beste erkidego batzuentzat eta baita espainiako gobernuarentzat ere

eta logikoena integratzea dela eta horretarako lan egiten dugu eusko jaurlaritzatik

kortajarena andrea zurea da hitza bai euskal herria bilduren ustetan

gure kideak gehiago eta hobeto babesteko helburua izan beharko luke ez kontua da jaurlaritzaren asmoak asmo momentu honetan behintzat mahai gainean dagoena ba ez dela hori no parece que

normalizatuagoa eta irismen eta eraginkortasun handiagokoa baina horrek transferentzia osoa eskatzen du eta berehala izatea eskatzen du

no lo vamos a admitir aukera paregabea dugu aurrean babesa zabaltzeko jendarteari helduleku bat eskaintzeko gure sistema

kortajarena andrea mendia andrea zurea da hitza nosotros como le he dicho

gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina elektrizitatearen prezioak izan duen gehikuntza gogorrari eta haren eragin negatiboa eusko jaurlaritzak hartu dituen neurriei buruz gil jauna

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

eskerrik asko tapia andrea gil jauna zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina

en los últimos años muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

en foronda como en subillabide eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea barrio jauna zurea da hitza sí

jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina hondalea proiektuari buruz angulo jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

eskerrik asko angulo jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua

ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko zerga politika europan eta mundu mailan martxan dagoen estrategia berriarekin lerrokatzeari buruz

zerga politikaren garrantzia handia da eta horrela azpimarratu dugu behin eta berriz ganbara honetan euskal herria bildutik zerga politika politika publikoen erdigunean dago zerga politika baita politika publikoak garatzeko diru iturri nagusiena

eta ematen diogu zerga politikari argi dugulako administrazio publikoek behar bezala erantzuteko gure gizarteak dituen erronkei baliabide publikoak

garrantzia duela azken urteetan orokorra izan da zerga politikaren alorrean herri ezberdinek bizi izan duten beherazko lasterketa betiere

kudeaketa fiskalek zerga ihesa eta ingeniaritza fiskala gehitu egin dute gobernuek kapital finantzarioaren eta enpresa transnazional handien neurrira egindako akordio fiskalak bultzatu egin dituzte eta ez ikusiarena egin dute

gure ogasunak ez dira lasterketa honetatik kanpo geratu hor ditugu opor fiskalak sozietate zergaren erreformak beti zerga ordainketa murrizteko edo ondarearen gaineko zergaren desagerpena urte batzuetan besteak beste azken urte honetan bizitzen ari garen pandemiak agerian utzi ditu aurretik zetozen hainbat arazo eta gabezia baita zerga politikari dagokiola ere sailburu jauna

aberatsen eta diru sarrera handienak dituzten mesedeetan

paradisu fiskalek beste herri guztien zerga bilketei egiten dieten zulo itzela edo fiskalitate berdeak egiteko duen bide luzea zerga bilketa hobetzeaz gain gure ingurugiroaren mesedetan eragiteko

eta duina garatzeko dugun erronka honen aurrean lehentasunezkoa da baliabide nahikoak izatea herritar guztien oinarrizko eskubideak ziurtatzeko

hezkuntza sanitatea zaintza etxebizitza eta abar luze bat eta gure produkzio sarearen defentsan jarduteko ere bai jakina ikerketa eta garapena prestakuntza industria politika aktiboak eta abar luze bat horretarako sektore publikora beharrezko baliabide ekonomikoak bideratu beharko lirateke

eraikitzeko politika sozialak garatzeko gastu publikoa indartzeko eta sozialki errentagarriak diren inbertsioak

sozialki errentagarriak esan dut bai jakin badakigulako inbertsio asko eta anitzak mahaigaineratzen ari direla eta zuek jaurlaritzatik ere bai kostu handia duten inbertsioak eta zerga

ematen ez den bitartean hurrengo belaunaldiek ordaindu behar izango dituzten inbertsioak

dela medio beraz oinarrizkoa da inbertsio horien lehentasunei eta proiektu estrategikoei buruzko eztabaida publikoa hemen legebiltzarrean ere eta hortaz horiek ordaintzeko diru iturrien gaineko eztabaida ere funtsezkoa da hurrengo urteetan egin beharko diren

inolaz ere hurrengo belaunaldien bizkar utzi eta horretarako zerga sisteman aldaketak egin behar dira eta zerga bilketa handitu egin behar da

arau fiskalen lehentzea ez dela betirako izango eta beraz zorpetzearen aukera betiere zentzuz erabili behar dugula

bere susperraldi eraldatze eta erresilientzia planean zerga sistemaren aldaketa iragartzen du hogeita bat mendera egokitzeko besteak beste zerga berdeak indartuz estatuko presio fiskala handituz inguruko herrialdeetara gerturatzeko edo iruzurraren aurkako borrokan ere indar berriak jarriz

luze hauetan zerga sistema hobetzeko zerga sistema berritzeko eta mende berriaren erronkekin lerrokatzeko

emateko gure instituzioetan prest eztabaidak sustatzeko eta elkarlanaren bidez aurrerapausoak egiteko gure herrian zerga politikari dagokiola

zergapetzearen alorrean eta aspaldi zerga sistemaren berritzea eta norabide aldaketa aldarrikatu izan dugunoi orain arte beste irakurketa ezberdina zeuden hainbat aktore ekonomiko eta politiko gehitu egin zaizkigu europa mailan eta mundu mailan halakoak ikusten ari garen bitartean

agerikoagoa denean gurean bai jaurlaritzak bai foru aldundien partetik ezer gutxi entzun izan dugu berriki azpiazu jauna zuk esan egin duzu ez dela zergak igotzeko momentua horrek jarduera ekonomikoa moteltzen duelako besteak beste

azken zerga aldaketen ebaluaketaren ondoren beharrezkoa balitz bestelako zerga aldaketa batzuk egingo zenituztela

ahaldun nagusi batzuk ondarearen gaineko zerga kentzearen alde aldarrikapenak egin soilik

eta azkenaldian ezer ez isiltasuna ez omen delako unea zerga politikaz hitz egiteko

esaten zenuela zerga erreforma sakona beharrezkoa zela gure herrian

eta bereziki enpresek gehiago ordaintzeko tartea zegoela baina horren aurrean denok gogoratzen dugu ere ahaldun nagusien jarrera

izan da tamalez nagusitu izan den jarrera orain urteak pasa direnean zerga sistema bere horretan mantendu duzuela

eta beste krisi bat gainean dugula bunkerrean jarraitzen duzue mugitu gabe baliabide beharra areagotu den honetan eta gure gizarteak erronka erraldoiei

esan bezala zerga politikaren inguruko aldaketa haizeak europa eta mundu mailan indartzen ari direnean zergen inguruko eztabaida sakonak ematen ari direnean beraz sailburu zein neurri hartuko ditu jaurlaritzak eaeko zerga politika europa eta mundu mailan
martxan dagoen estrategia berriarekin lerrokatzeko eskerrik asko eskerrik asko

presidente andrea pinedo andrea ados nago zuk diozu

ze politika publikoak eramateko beharrezkoa delako eta ni hor

guztiz ados nago zurekin hori puntu garrantzitsua da nik esango nukeena ez

eskatu duzuna aber guk europako mezu hori edo europan mugimenduen

gure iritzia edo zer egiten ari garen hain zuzen ere pinedo andrea zerga egoera izugarri

baina panoramaren aldaketa hori ez da berrikuntza bat ez da estrategia berri bat ere azken hamarkadako krisi ekonomikoak sozietateek egitura konplexutarantz izan dituzten aldaketek eta

zerbitzuetan eta intangibleetan oinarritutako negozio eredu berrietara egindako aldaketek baita ekonomia digitalera eta

bi mila hamabosteko urrian beps proiektua formalki onartu zen eta gaur egun proiektua ehun eta hogeita hemeretzi herrialdek osatzen dute

parte dela eta esan daiteke eta jakina baita euskal fiskalitatearena ere izan ere foru ogasunek beren araudia egokitu dute

zerga saihestearen aurkako araudietara bai eta administrazio lankidetzari buruzko arauen

estandar berrietara ere informazio eredu berriak sartu dituztelarik lurralde bakoitzaren araudian en el ámbito de la economía

eskerrik asko azpiazu jauna pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburua jauna empezaré por el final

pinedo andrea azpiazu jauna zurea da hitza

zerga aldaketak etorriko dira etorriko dira bere garaian aspalditik

irabazietarako gutxieneko tasa orokor bat beharrezkoa zela uste izan da hala ere

sozietateen gaineko zerga globalari buruz akordioa lortu ostean oraindik asko dago egiteko

bileretan zerga tasa minimoaren aurka agertu dira ez da erraza ez da erraza hau

gasteizen berriki irekitako terrorismoaren biktimen oroimenerako

hezkuntzan sartzeko hezkuntza sailak dituen planei buruz

eskerrik asko martínez andrea bildarratz jauna

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

bizikidetza zera da egoera bakoitzean gure erantzukizun etikoa hartzea kontzientzia etikoaren esperientzia hezigarriak

eta enpatia eta elkartasuna sustatzen ditu

bizikidetza zera da giza duintasunaren errespetuaren goi mailako balioa ulertzea giza duintasunaren esperientzia hezigarriak indarkeriara jotzeari aurrea hartzen dio eta giza eskubideen errespetua sustatzen du bakearen aldeko

prebentzioko kultura bat lortzeko gizartearen politikaren eta erakundeen arloan lan egiteak gutxieneko oinarri

jartzea eskatzen du oinarri horien potentzialtasuna askatasunez eta modu sortzaile eta askotarikoan garatu dadin horretara bideratu zen gizalegez akordioa

eskerrik asko bildarratz jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera ibai iriarte san vicente eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina jaurlaritzak

bermatzeko harturiko konpromisoaren inguruan iriarte jauna zurea da hitza

andrea legebiltzarkideok bildarratz sailburua egun on

badira bi urte bi mila hemezortziko irailean legez besteko proposamen baten bidez legebiltzar honek

zenbait eskaera egin zizkiola onartu zirela eta aurtengo martxoaren hogeita bian ere hezkuntza batzordean bertan gai honen inguruan galderak luzatu nizkizun

emango dio datorren ikasturteari begira hezkuntza sailak antzuolako herri eskolari bere proiektuaren etorkizuna bermatua

eskerrik asko iriarte jauna bildarratz jauna zurea da hitza

aipatu duzun bezala joan zen martxoaren hogeita biko hezkuntza batzordean

egiten duten lana proiektu berritzaile kontsolidatuak gauzatu dituzte azken hamarkadetan era horretan eraldaketarako eragile aitzindari eta hezkuntza sistemarako eta gizarterako eredu bilakatuz

ikasturtean zehar etenik gabeko harremanak mantendu ditugu sistematikoki gainera ikastetxeetako zuzendaritza taldeekin eta ikastetxe honekin zehazki harreman berezia

aurreko astean lan bilera bat izan zuen ikastetxeko zuzendaritza taldearekin eta sailburuordearen alboan

guztion artean ikastetxe horretako hezkuntza proiektuaren egoera eta behar bereziak

jauna zurea da hitza mila esker

antzuolan gertatu zaiguna crónica de una muerte anunciada da bederatzi urte dira hezkuntza sailera zuzendu zirela antzuolako herri eskolako kideak

proiektua martxan jarri zuten irakasle guztiak jubilatuko zirela egoera hori emango zela poliki poliki eta hurrengo ikasturtea da proiektu hori martxan jarri zuten irakaslego guztiak jubilatuko diren urtea hurrengo urtean ez da

eskolan izango ez hori bakarrik bost urte baino gehiago daramaten irakasleak bost urte eskolan daramaten irakasleak hiru besterik ez dira izango hogeita hamaretik

pertsonak erdigunean daudela klaustroak direla hori irakasleak direla hori gauzatzen bermatzen dutenak lagungarriak dira chromebookak lagungarriak dira arbel digitalak baina pertsonak dira eta pertsonen finkotasuna taldeak dira

irakasleak klaustro erdi berri horri behin eta berriro zerotik hastea dagokie

langile konprometitu horiei eta pausoka guraso elkarteari beraiei esker proiektu hau martxan dirauelako baina nekeza da zerotik hasi behar izatea ireailero irailero eta badakigu aurreko astean izan zinetela eta irakasle erdi bat gehiago eskainiko diezuela

eta badakigu zailtasunak daudela langileen eskubideak daudelako baina bederatzi urte pasa dira hezkuntza saila egoera honen jakitun zela

gaur da eguna oraindik irtenbide bat ez daukana eta iraila izango da eguna

irakasle guzti hauek jubilatuta egongo direla bi daude jubilatzeke bat ez da hasiko

urtero urtero berritzen da hau ez da antzuolako arazoa bakarrik eskola askotan askotan

dago mugikortasunak arazoak ematen dizkio proiektuei gauzatzeko sendotzeko irtenbideak emanak egon behar zuten aspaldi berandu gabiltza ulertzen dut eta pentsatu nahi dut sailburu honek zuk zeuk konpromisoa hartuta daukazula

arazo estruktural honi plantillen egonkortasunari eta antzuolak egindako lana goraipatzetik harago eman diezaiogun tresnak bermatua izan dezaten beraien etorkizuna mila esker
eskerrik asko iriarte jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza mikrofonoa itzalita hitz egin du dizudan bezalaxe

jarraipen hori bermatuta dago iragan martxoaren hogeita bian azaldu nizun bezala amaitzear dagoen ikasturte honetan ikastetxeak berrehun eta berrogeita sei ikasle eta hogeita sei koma lau irakasle izan ditu alegia

alegia bederatzi ikasle irakasleko honela iazko proportzioa hobetu egingo da hogeita bost irakasle horietatik hamabost

eta bere behin betiko lanpostua ikastetxean dute nire azken agerraldian adierazi nizun bezala

egonkortasuna bermatzeko xedearekin gehiengo sindikalarekin bi mila hemezortzieko maiatzaren hamalauan sinatutako akordioaren

jasotako horiek hain zuzen ere horrexegatik beste irakasle guztiek ikastetxera atxikita geratzeko aukera izango dute

horren ondorioz bederatzi behin behineko irakasle izango dira egonkortuak bederatzi azpimarratu nahi dut era berean aurten egin den lekualdatze lehiaketetan atera diren ikastetxe horretako betegabeko lanpostuetan

adierazi dela ikastetxe honetako hezkuntza proiektura zuzenduak zirela hautagaiek jakin zezaten ikastetxe berritzaile eta kontsolidatu baterako zirela halaber

erretiroa hartu duten irakasleen ordez arituko diren irakasle berriek

egoera egonkortzeko aukera kalitateko proiektu berritzaileen aldeko gure apustua agerikoa oso agerikoa da

bat konpromisoa eta partekatutako erantzukizuna horrek esan nahi du guztion artean ilusioa jarrera positibo eta ekintzaile bat helaraz

klaustroei eta honela zentro hauetan garatzen diren proiektu berritzaile eta eredugarri horiek gure sareko beste ikastetxeetara heda daitezen gure hezkuntza sistemaren mesedetan alegia ilusioa jarrera positibo eta ekintzaile bat

benetan inportantea da gure ikastetxeetako kalitatea areagotzeko eta aipatu duzun bezala iriarte jauna lehenik eta behin

herri ikastetxeari eta urte guztian lanean diharduten

lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina

udal guztiek etxe hutsak deklaratzeko prozesua gauzatu dezaten hartu beharreko neurriei buruz fernandez de betoño jauna zurea da hitza ekimena

guztioi arriola sailburua aste honetan aprobatu duzue gobernu kontseiluan azkenean ekainaren

dekretua eta nik uste dut berri ona dela poztekoa dela benetan uste dugulako eh bildun beharrezkoa zela dekretu hori behingoz

legea garatzeko esaten dut hori zeren eta sei urte eman dituzue dekretu hori argitaratzeko eta uste dugu sei urte

hobe berandu inoiz baino eta nik uste dut hemendik aurrera begiratu behar dugula edo sakondu egin behar dugula dekretu horren

garapen errealean praktikan nola jartzen den eta aurrera nola eramaten den horretan zentzu horretan interpelazioa

kezka nagusi batekin zeren eta dekretuaren betetzea neurri handi batean egongo da

udalerrien udalen esku beraz udalen borondatea oso garrantzitsua izango da dekretu hau ondo bideratua izan dadin

eta hori da gure galdera nagusia ea jaurlaritzak zer egingo duen udal guztiek eaeko udal guztiek benetan

har dezaten dekretua eta etxebizitza hutsen deklarazioari hel diezaioten gai garrantzitsu horri hel diezaioten

ahaztu behar bi mila hamabostean etxebizitza legea onetsi zenean zenbait erresistentzia egon zirela eta bi alderdi

legearen kontra alderdi popularra eta euzko alderdi jeltzalea eta

bakarrik daude bi udalerri eaen oraintxe bertan oker ez banago navaridas eta mañueta biak arabar errioxan baina

badaude ehun eta hogei bat udalerri eta klaro gogoratzen dugunean bere garaian zer nolako adierazpenak egin zituzten adibidez josu erkorekak oraingo lehendakariordeak esan zuen

legeak eragingo lukeela mundu mailako dei efektua horrelako adierazpen katastrofistak egin zituzten

dekretu honen gauzatzea haien esku egotea beraz alde horretatik gustatuko litzaiguke jakitea

jaso duen zuen gobernukideen partetik konpromisoren bat benetan aurrera eramateko etxebizitza hutsen deklarazio

zentzu horretan badakigu udalek ez baldin badute aplikatzen subsidiarioki jaurlaritzak ere aplikatu ahal izango duela dekretua beraz

gustatuko litzaiguke jakitea baita ere ea baliabideak dituen sailak

eaeko udalerrien erdian ez baldin bada aplikatzen ez baldin bada aplikatu nahi dekretu hau ba ea zer nolako baliabideak dauzkazuen oraintxe bertan

nik uste dut galdera garrantzitsua dela baita ere gustatuko litzaiguke zuk argitzea

oker ez banago esan duzue bihar bertan argitaratzen baldin bada boletin ofizialean dekretua

udalak hasi ahal izango direla expedientea inkoatzen eta beraz azken bi urteetan jada hutsik egon diren etxe horiek hutsik deklaratzen ezta bueno gustatuko litzaiguke hori argitzea eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu

ze uste dugu salbuespen dezente jartzen ari zaretela eta horrek ere kezkatzen gaitu prentsan entzun dugu eaen daudela hamabost mila bat etxebizitza huts hori da esan dituzuen zifra

nik ulertzen dut gobernuak ez duela jendea alarmatu nahi baina uste dut ez dela jendea ezta ere anestesiatu behar

etxe horiek ez dira hutsik dauden etxebizitza guztiak ikusten baldin baditugu zuek zeuek emandako datuak eaen oraintxe bertan berrogeita hamalau mila etxebizitza daude huts berrogeita hamalau mila gertatzen dena da hor

lehenengo deskartea nahiko kezkagarria iruditzen zaigu

edo kezkagarria iruditzen zaigu lehenengo deskartearekin lotuta dagoen gai bat

kendu dituzue zerrendatik edo dekretu honek ez die afektatuko logikoki daudelako salmentan edo alokairuan

dekretuak edo dekretuaren betetzeak begiratu beharko lukeela benetan

egon beharko liratekeela oso erraza da

salmentan edo alokairuan jartzea prezio desorbitante batean eta horrela ihes iskin egin dekretuari orduan uste dugu garrantzitsua dela

nola ezarriko duen sailak merkatu prezio hori badakit zaila dela

kezkatzen prezio desorbitanteak baizik eta merkatutik gora daudenak

uste dugu hor ere egon daitekeela subterfugio bat ihes egiteko iskin egiteko dekretuari beraz hor berrogeita hamalau mila horietatik hogei mila jada kentzen dituzue arrazoi horiengatik

kopurutik traslado edo lekualdatzeetan

osasun edo lan kontuengatik iruditzen zaigu nahiko zifra altua eta ahal baduzu zure

genizuke eta gero beste hamaika mila kentzen dituzue ez direlako

jarraian desokupatuta beraz ikusten ari gara

garrantzitsuak direla eta ikusten ari gara berrogeita hamalau mila etxebizitza guztira hutsik dauden horietatik bakarrik hamabost milari afektatuko diola dekretuak beraz benetan hutsik dauden etxebizitzen

hori garrantzitsua iruditzen zaigu esatea eta kontuan izatea eta zentzu honetan zifra hauek guztiak ematen duen

zuen sailean dagoen etxebizitzaren behatokiaren papera uste dugu garrantzitsua dela eta uste dugu etxebizitza behatokiaren datuak kozinatu samar daudela ez dira izango gezurrezkoak baina

ikustea besterik ez dago nola jaitsi diren adibidez bi mila hamazazpitik bi mila hemeretzira bakarrik bi urteetan etxebizitza hutsen kopurua araban

pasa da bi mila etxebizitzara alegia jaitsiera bat ehuneko hirurogeita hamarekoa bakarrik araban bi urteetan

edo zenbaketan metodologia aldaketa bat edo ez dakigu oso ondo nola irakurri hori orduan

kontratu bat abokatu bati aztertzeko ea etxebizitza behatokiaren antolaketa legala zein izan daitekeen eta orduan gustatuko litzaiguke jakitea zer daukazuen buruan horri dagokionez ze

dekretuaren inplementazioarekin ze azkenean behatokia gure ustez behatokia oso tresna garrantzitsua da ez nago kritikatzen beharra behar dugu

horri dagokionez ea erakunde bat bezala sortu nahi duzuen esternalizatu haren zerbitzua edo zer duzuen hor

garrantzitsua iruditzen zaigu baita ere etxebizitza beharra duten eremuen izendapena batez ere alokairu fortzosoei begira

eta lehenengo baldintza jada etxebiden ehun pertsona baino gehiago izendatuta egotea edo izena emanda egotea bakarrik baldintza horrekin

eaeko udalerrien ehuneko hirurogeita hamabost eaeko

udalerri txikietan ez dira etxebizitza arazoak egongo oker ez banago eta bestela gero

uste dugu hori ere pixka bat kezkagarria dela interesgarria iruditzen zaigu

uste dugu konplementarioa dela edo osagarria dela dekretuarekin baina uste dugu bestelako neurri estrukturalagoak behar direla eta benetan

bukatu zaizu denbora arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna fernandez de betoño jauna zurea da hitza

esperantzara kondenatuta gaude helduko diogu horri nik oso labur esatea dekretu hau aurrera eramateko benetako ekimena benetako

norabide berdinean izango gaituzuela eta gu saiatuko gara gure udaletatik edo gobernuan gauden udaletatik pilak jartzen

lehenbailehen etxebizitza hutsak deklaratzen hasten eta oposizioan gauden

ahalmenen barruan bultzatzen edo sustatzen inkoazio horiek ere martxan jar daitezen

eta espero dugu bultzatze edo akuilu lan horretan jaurlaritza lagun izatea eta ez dadila gertatzea

hasi zen esaten alokairuak mugatzeko lege bat aterako zela gero pasa gara entzutera

alokairu merkeak sarituko direla aste honetan bertan azken egunetan entzuten ari gara zurrumurruak edo mehatxuak zuzenean akaso kataluniako alokairuak mugatzeko legearen kontra neurriak har daitezkeela eta kezkatzen gaitu kezkatzen gaitu ikusteak zuen kideak psoe madrilen

etxebizitza lege famatu hura eta beraz ez da ikusten aurrerapausorik eta atzerapausoak emateko mehatxuak ikusten dira

oraingoz alokairuak mugatzeko eh bilduren

eta espero dugu etxe hutsak mobilizatzeko ekimen interesgarri honekin

eta benetan asmoak egotea aurrera eramateko dekretuaren funtsa eskerrik asko
eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina

osasuneko sailburuari egina menpekotasun handia duten eta edo desgaitasun handia duten

adingabeei txertoa jartzeari buruz garrido andrea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on preguntamos

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi señora garrido

espazio itxietan prebentzio neurriak hartzeari buruz iriarte jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea eskerrik asko legebiltzarkideok eta osasun sailburua eguerdi on honezkero askotan hitz egiten ari gara

aurre egiteko neurrien inguruan eta badirudi jarraitu beharko dugula hitz egiten hau martxan edo gurekin bizi den bitarte

eskerrik asko iriarte jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza legebiltzarreko
presidente andrea legebiltzarkideok berriro ere egun on esaten duzunean neurri generiko batzuk ez dela neurririk hartu leku itxietan kutsatzea saihesteko kutsatzeko arrisku handiena dagoen lekuetan zuek ahaztu duzuela esan nahiko duzu

ez baitugu inola ere ahaztu nahiko alderantziz

baita jarduera parlamentarioaren bidez zuek egindako hainbat proposamen ere eta hor bai egia da aipamen generiko batzuk baino ez ditudala aurkitu aldiz

bakoitzak bere eskumen eremuan dokumentazio tekniko ugari sortu dugu leku itxietan kutsatzea prebenitzeko aholku eta neurri zehatzekin

iriarte jauna zurea da hitza ez gaituzte gaur

sailburua eta bai asko eta asko hitz egin dugu gaitzari aurre egiteko

elkarlanerako konpromisoan berresten gara eta zentzu horretan proposamenak mahai gainean jartzen jarraituko dugu

guztion artean kudeatu behar ditugula eta guztioi dagokigula zeregina eta administrazioak egoera guzti honi aurre egiteko bakarrik ez delako

erantzuleak herritarrak soilik ez diren neurrian herri bezala erantzun behar diogula eta erantzun horretan guztiok hartu behar dugula eskutik eta badugula zeregina

espazio itxiak direla birusa indartsuen dagoen espazioa hau da airearen mugimendu faltak arriskuak indartzea edo handitzea dakarrela eta zentzu horretan uste dugu badagoela zeregin gehiago hau da espazio horretan

zeregina edo plangintza propioa garatzeko aukerak lehenetsi beharko genituzkeela eta horren bidean edo zentzu horretan ba nafarroan edo eta beste zenbait espaziotan ce o bi neurgailua jartzeko

edo espazioak berregiteko laguntza lerroak aktibatu ahalko lirateke edo test azkarrak erabilera zabaltzea

creemos que son importantes trabajar en la prevención eta bai ados gaude ere eraginkorrena txertoa dela ados gaude txertatzearen bidez birusari aurre egiteko tresnak eta aukerak indartzen direla baina ados gaude ere txertaketa oraindik ez dela guztiongana iritsi eta asko gaudela txertoa jaso ez dugunak eta uda dator eta udan festak egon ez arren sozializazio esparruak eta elkarren arteko harremanak indartzen dira naturala den moduan eta

gabe garai horretan horregatik eta guztiok dakigun arren sozializazio espazio horiek eta elkar harreman horiek kanpoan egitea hobe dela barruak babestuko bagenitu ba aurrerapauso bat emango genukeela iruditzen zaigu eta zentzu horretan gaur hemen neurri horien inguruan galdetu nahiko genizueke uste dugulako lehenago esan bezala ce o bi

herritarrei birusari aurre egiteko tresnak eskainiz gero guztion artean eraginkorrago edo modu hobeago batean eta azkarrago batean eragingo geniolako

kudeaketari eta birusa iraganeko kontu izateari finean aforoak iraganeko kontu izan daitezen horrelako neurrien bidez agian

gabe bitartekoak jarri ahal ditzagun eta irtenbidea lehenago bideratu besterik gabe gaurkoan hori berretsi euskal herria bilduren

eskua mila esker eskerrik asko iriarte jauna sagardui andrea zurea da hitza bai

denok dakigula zer garaitan gauden eta zer erabaki hartzen ari diren

horretan baina ni zehatza izango natzaizu esan duzun horretan ez ditugula kontuan hartu eta ez ditugula zehaztu labiren barruan adostutako babes neurriak lehendakariaren dekretuen bidez bideratzen direnak horietako asko leku itxiei buruzkoak dira segurtasun distantzia edukiera banakako babesa eta aireztapenarekin lotuta daude bai denda

lekuetako barrualdetan osakidetza arreta protokoloak hainbat protokolo guztiak sarrera eta barrualdetarako edukiarekin lotuak pertsonak covidarekin eta gabe kontakturik ez izateko zirkuitu bereziak

babes pertsonalerako eta distantziak mantentzeari lotutako neurriak bere garaian legebiltzarrera bidali ziren protokolo oso zehatzak

ikasturtea ikasketen barruan ondo garatzeko protokoloak

buruzko gomendioak jarduera ekonomikoaren esparruan industriarako koronabirusaren aurrean jarduteko protokoloa lanpostuetako distantziei buruzko arauak

espazio gehiago prestatzea telelana eremu soziosanitarioa sarritan hitz egin da honetaz egoitzetako

ziren ala ez egoitzetan dauden pertsonen segurtasuna bermatzeko aldundiekin adostutako protokoloak

zentroko irteerak deskribatzen dituzte jarraitu dezaket baina beste protokolo espezifiko batekin amaituko dut aerosolak

transmisioa murrizteko gomendioak barnealdean eta kanpoaldean kutsatzea saihesteko gomendioak ez dut edukia zehaztuko aurkibide moduan edukiera batzuk aipatuko ditut neurri orokorrak espazioen

murriztu hala nola ariketa fisiko bizia egitea ozen hitz egitea oihukatzea babestea maskara beste pertsona batzuk biltzen diren lekuetan erabili beti

establezimendu eta lokal publikoetarako gomendioak aireztapen naturala edo mekanikoa bioaerosolak atxikitzea eta airearaztea

transmititzeko arriskua ebaluatzea prebentzio neurriak eta gomendioak osasun ministerioa eta trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioa
eraikin eta eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea denbora amaitu zaizu gai zerrendako hogeita batgarren

garapenerako lankidetza politikari buruz martínez zatón jauna zurea da hitza

eguerdi on artolazabal andrea gure interpelazioan adierazi dugun bezala euskadin lankidetza

nahikoa ez dena daukagun egoeraren aurrean eta indarrean dagoen

cumplirla baina dena den gure partetik parte hartuko dugu prozesu horretan zuek dakizuen bezala horrela esan diogu agentziako zuzendariari eta parte hartuko dugu proposamenekin

lege horietan hobeto esanda bai zioan eta baita ere lege horien

nahiko ondo txertatzen da gure ustez sistema ekonomiko injustu baten deskribapena eta baita ere horren aurrean lankidetzaren papera zein izan behar

eusko jaurlaritzak lege proiektu berri honekin eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna artolazabal andrea zurea da hitza

nazioarteko agenda horrekin bat eginez bere aktiborik onenekin hau da lankidetzaren eta giza garapen iraunkorraren zerbitzura jarriz

etorkizuneko euskal lankidetzaren legearekin jaurlaritzak indartu egin nahi ditu gure lankidetzaren alderdi nagusiak eta positiboak eta

krisi horiek gure jarduera eta lehentasuna estrategikoak

gobernu programak ehun eta bostgarrena konpromisoan

garapenerako lankidetzaren euskal lege berri bat egin eta onartu behar dela konpromiso hori bi mila hogeita bateko urteko araugintza planean islatzen da eta eusko jaurlaritzak egungo arau esparrua berrikusteko prozesuan aurrera egiteko duen

interkonektatutako gizarte gisa aurre egin behar diegun nazioarteko errealitatea eta erronka globalak gero eta nabarmenagoak direla covid hemeretziaren pandemiak eta horrek munduko populazio

munduak aurrez aurre dituen krisien tamainaren adibide bat besterik ez da euskal lankidetza herri baten adierazpen solidarioa da justiziarekin eta munduan pobrezia eta desberdintasuna

dagoena eta basamortu izugarri baten aurrean hondar ale txiki baina sendoak ekartzen ahalegintzen dena

eskerrik asko artolazabal andrea martínez jauna zurea da

sentido eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna artolazabal andrea zurea da hitza

euskadi mila esker eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hogeita bigarren puntua galdera

justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadiko epaitegien egoera hobetzeko asmoz
hasiera eman zaien neurriei buruz gordillo jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko gordillo jauna artolazabal andrea erantzuteko zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea llevamos

representantes eskerrik asko sailburu andrea gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari